eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza arzuaga jauna

indarkeri orok eragindako biktima guztiak

bortizkeri eta giza eskubideen urraketa gertakari guztiak aintzat hartzeko eta argitu daitezen urratsak emateko etorkizunerako bakea eraikitzeko urratsak emateko bere

adierazten du horregatik bai monografiko batean bai edozein batzorde bai

luzeko proposamen bat egiten dugu gai hau eraginkortasunez tratatzeko eta gure borondate onenarekin

arzuaga jauna eztabaida amaituta bozketara pasako gara esan

erretiratu egin dutela ondorioz botoetara jarriko dugu euskal talde popularrak

jatorrizko testua bai pastor jauna

ondorioz ez da onartu jarraian mistoa upydren osoko zuzenketa bozkatuko dugu

ez da onartu jarraian euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu

berriro errepikatu behar dugu bozketa bozkatu daiteke

hogeita zazpi barra mila bederatziehun eta laurogeita hiru legea azaroaren hogeita bostekoa autonomia erkidego osorako erakundeen eta bertako lurralde historikoetako foruzko jardute erakundeen arteko harremanei buruzko aldatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena mistoa upyd taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko maneiro jauna zurea da hitza

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasako gara euskal sozialistak taldearen ordezkariak du hitza arriola jauna zurea da hitza

jarraian eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea eta egun on legebiltzarkide guztioi argi geratzen zaiguna upydren proposamena ikusita

legea edozein gauzatarako baliagarria dela zuentzako kasu honetan oso argi

daukazuen obsesio identitarioak azaleratzeko tribuna honetatik

bost axola zein den gure erakunde antolaketa zu hona etorri zara beste gai bat azaltzeko

gure eskubide historikoen kontra egiteko eta momentu honetan daukagun erakunde antolaketaren kontra egiteko baina ez bikoiztasunak axola

prozesu bat hastea gu saiatuko gara eztabaida behar den lekuan kokatzen eta saiatuko garela esaten dut nahiko faltsua iruditzen zaidalako eztabaida hau

esaten direlako hots zerbitzu publikoen eraginkortasuna

erabilera arrazionala eta abar baina benetan beste helburu batzuk bilatzen direlako eztabaida honekin hogeita hamairu urte

hogeita hamar urte lurralde historikoen legea onartu zenetik eta urte guzti horiek udal lege barik eman ditugu horiek dira

ez daukagu gure erakunde antolaketa ezartzen dutenak

horrek erakutsi digula hainbat bikoiztasuna eta koordinazio falta ematen direla eta seguruaski ere horretarako legeak aldatu behar badira aldatuko dira

ez baitago arau sakraturik eta honetan bat nator zurekin maneiro jauna konstituziotik hasita

ez gara ados jarriko zer atal aldatu behar dira konstituzio horretan

hasita azken departamenduko edozein agindurako joanda baina arauak

zer nahi dugun aldatzea eta gehien bat gizarteak zer behar duen azken finean

justuena ikuspuntu sozialetik ere ezartzeko

eskatzen genuen lan talde bat hain zuzen ere hori aztertzeko

eskaintzea lehentasunezko gai bat delako eta argi dago momentu honetan eta gure erakunde antolaketa dela eta baina beste hainbat

baldintza ematen direlako egoera nahiko arraro ematen direla eta adibide batzuk jarriko ditut ez da normala guretzako eta ez da logikoa

eibarren posible izatea hutsik dauden etxebizitzei gain zerga bat ezartzea gipuzkoako foru aldundiak ahalbideratzen duelako

eta ermuan hiru kilometrotara ez izatea posiblea bizkaiko foru aldundiak

higiezinen zergan aldaketa hori eta ez duelako ahalbideratzen hutsik dauden etxebizitzen gain zerga bat ezartzea

arraroak baina horiek eta beste hainbat arazo ez dira soilik konpontzen

edo lege bat edo beste bat aldatzen hori konpontzeko lehenengo eta behin

eta hausnarketa hori da zer nolako eredu sozio ekonomiko ezarri nahi duten eta zein den apustu sozio ekonomikoa eta batzuk gainditu behar dute portlanerekiko duten zaletasuna eta eduki duten zaletasuna

erabilera arrazionala izan da herri bat poligono bat politika edo azpian dauden errepideetan milaka milioi euro

errepidea edo jabetzan ematen diren milaka etxebizitza eta bitartean gaur egun

huts egotea euskal autonomi erkidegoan

hori ez da izan guretzako diru publikoaren erabilera arrazional bat inondik inora baina horretarako ez da soilik lege bat aldatu behar

nahi duten horregatik gure erakunde antolaketaren marko juridikoaren inguruan eztabaida zabaltzerik bai esaten eh bildu k baina argi utzita ez dugula onartuko

legearen inguruan eztabaida bat zabaltzea herri honetan administrazio batzuen aldetik egin diren eta egiten diren gehiegikeriak estaltzeko hainbat bikoiztasun hainbat koordinazio falta eta diru publikoaren xahuketarekin bukatzeko ez delako beharrezkoa

aldatzea baizik eta eredu sozio ekonomikoaren aldaketa behin lan taldea eratzen denean eta proposatzen genuen lan talde hori eratzea

guretzako bigarren partea zetorren garrantzitsuena dena jakitea

gaur egun dauden koordinazio gabeziak eta bikoiztasunak ezabatzea baina ez soilik

proposamenean eta zure diskurtsoan beharbada lapsus bat izango da agertzen ez dena

eta da estatu espainoleko administrazioen menpe dauden

daudenak ere euren zerbitzuak ematen zeren eta zer da maneiro jauna

gure erkidegoan dagoen trenbide azpiegitura kudeatzeko

adif alde batetik eta euskotren eusko trenbide sarea beste alde batetik hori zer da

bost enpresa publiko egotea gure sare horretarako

benetan nahi baldin badugu zerbitzu publiko eraginkor bat eskaintzea herritarrei edo zergatik kilometro batzuetan ibaizabal nerbioiko arroa beste erkidego batetik pasatzen delako bere kudeaketan

eta confederación hidrográfica del cantabrico egotea bi administrazio

parte hartu behar dute arro berdinaren kudeaketan

eta guretzako bai da askoz hobeagoa hurbiltasun printzipioa aplikatzea zerbitzu publiko eraginkor bat emateko hainbat adibide jarri ahal ditut

hori islatzeko baina azken adibide bategaz geratuko naiz niretzako oso esanguratsua dena eta hemen eztabaida ere bai

dauden bikoiztasunak saihestea edo murriztea

zergatik europa mailan momentu honetan mila biztanleko

denean hemen euskal autonomi erkidegoan zazpi polizi biztanleko eduki behar ditugu zergatik hori da diru publikoa era arrazional baten erabiltzea

integrala edukitzeaz gain polizia nazionala eta guardia zibila eduki behar dugu hau bai dela guretzako bikoiztasun galanta eta ez duzuna aipatzen sekula

bikoiztasunen txostena eta tutik ere ez duzu zuk esaten ez zure proposamenean ezta zure diskurtsoan orduan

baina zintzotasunez bikoiztasun guztiek aztertuz eta beto eta konplexu barik zabal dezagun eztabaida zabaldu behar den bezalaxe

eztabaida nahastu lth gora eta lth behera bikoiztasunetaz ari garenean beharbada

hainbat araudi eta beste hainbat erabaki aztertu behar direlako lehenengo eta behin

ez delako soilik lurralde historikoaren legea aldatu behar besteak beste foru aldundien konpetentzian fiskalitate arloan estatutuak jasota

kontzertu ekonomikoaren legean ere beraz estatutua ere aztertu dezagun eta noski guk eskatuko dugu azterketa hori bere osotasunean egitea eta bigarrenez eta amaitzeko aztertu dezagun bikoiztasunen aldetik eta koordinazio gabezien aldetik eta kuantifikatu dezagun zer suposatzen duen gure jabetza politiko administratibo bere osotasunean ez edukitzea

ere besterik ez eskerrik asko maeztu jauna jarraian eusko abertzaleak taldearen
ordezkariak du hitza orbegozo jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on legebiltzarkideok hasteko mixto upyd taldeak

jaurlaritzari eskatzen zion lurralde historikoen legea aldatzeko lege proiektu bat aurkezteko sei hilabeteren epean

legealdian jaurlaritzak jorratu zuen txostenak atzemandako bikoiztasun eta ez eraginkortasunen oinarrian

salinero jaunak egin zuen lehenengo agerraldian emandako erantzun bat berriro

egokiago deritzogu legebiltzarrean bertan hausnarketa sakon bat egiteari gai horren inguruan horregatik erdibideko zuzenketa adostu dugu bai eh bildu taldearekin eta bai euskal sozialistak taldearekin besteak beste

izan ere guk ondo deritzogu euskal erakunde egituraren inguruan hausnartzeari gure taldeak eta lehendakariak baita ere

ez dugula eztabaida horri ekiteko eragozpenik gure ustez

eta azken hogeita hamar urteotan emaitza bikainak izan ditu baina beti bezala egon litezke hobetu beharrekoak beraz prest gaude

hain zuzen ere uste baitu egitura hau indartzeko modurik egokiena berori modernizatzea eguneratzea gaurko errealitatera egokitzea eta euskal herritarron beharrei ondoen erantzungo dien egitura adostea dela

ezin dugu ahaztu erakunde egitura horretan legebiltzarra eta eusko jaurlaritza ez daudela bakarrik lurralde historikoetako erakundeak eta udalak ere

eta horiek parte hartzea ezinbestekoa da guretzako hausnarketa prozesu honetan izan ere besterik gabe

edo eraginkortasunaren aitzakia dela eta ezin dugu hankaz gora jarri egun indarrean dagoen marko juridikoa gainera gaur gaurkoz euskal autonomi erkidegoan udal legerik ez dugula kontuan izan behar da esparru horretan

legealdi honetan horregatik guztiagatik gure taldearen iritziz

aldatzeko lege proiektua bidali beharrean egokiagoa da taldeok aztertzea zein den euskal erakunde egituraren egoera zeintzuk diren hobetu beharrekoak ea beste egituraren bat egokiagoa den ala ez pentsatu zergatik

eta eraginkortasun ezak nola saiez daitezke erabaki eta abar

aztertzen zituen txostena aurkeztu zuen halaber

gai honetan sakontzeko lehenengo saiakera izan zitekeen hori gure aburuz ordea txostenak gabezi handiak zituen eta gainera

ez zuen izan ondorioak ateratzeko astirik legealdia bertan behera gelditu zelako

eta zuzendu ditzagun izandako gabezia eta akatsak adostu dezagun talde eta erakundeen artean metodologia zehaztu dezagun terminologia eta kontzeptuak

azter dezagun espainiako administrazioaren eragina gure erakunde sisteman izan ere estatuko administrazioak

eta horiek ere sortuko dituzte bikoiztasun eta ez eraginkortasunak azken boladan

batzuek erakunde egiturari eta batez ere lurralde historikoen legeari egotzi nahi diote bikoiztasunak eta ez eraginkortasunak sorraraztea baliteke horrela izatea ala ez

talde bakoitzak bere iritzia dauka guk gurea argi daukagu eta defendatzeko aukera izatea espero dugu

que tiene futuro beraz guretzako orokorrean euskal erakunde egitura eraginkorra izan da gaur arte eta berori indartzeko modurik egokiena

egitura hori gaurkotzea egokitzea eta behar izanez gero

besterik gabe berriro eskerrak eman bai

sozialistak taldeari adostasunera heltzeko izan duten

orbegozo jauna jarraian zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txanda euskal talde popularraren ordezkariak du hitza damborenea jauna

erantzuteko txanda mistoa upyd taldearen ordezkariak dauka hitza maneiro jauna zurea da hitza

jarraian euskal sozialistak taldearen ordezkariak du hitza

jarraian eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza maeztu jauna zurea da hitza

ondo azaltzeko zein den gure jarrera ea bost minututan gai naizen lehenengo eta behin

agertzea ala ez nik esan dudana lehenengo interbentzioan izan da

desioa edo helburua proposamen honekin zela

horiek murriztea baino baina noski ere nahi ditut edo nahi ditugu

garatzea burujabetza politiko osoaren bidean hori da

aurrean egongo gara beti hori lehenengo eta behin eta gero damborenea jauna

argumentazioak egiten ze hartzen duzu nire argumentazioa esaten dudanean ez dela normala

zerga politika ezberdina egotea gai konkretu batean esateko orduan estatutuarekin bukatu behar dugula eta zergatik geratzen zara hor argumentazioan konstituzioa ere kendu ahal dugu eta estatuak ere eta dena uniforme bihurtu

erabakitze esparru berdinean egon beharko liratekeela eta mirandakoak ez daki emango nieke aukera aukeratzeko ere nahi badute eibar eta ermuarekin fiskalidade berdina edukitzeko baina nahiko ziur daukat zein den euren iritzia

eibar eta ermua erabakitze esparru berdinean daudela eta hori da esan

no lo menciona eta azkenik behin eta berriz aipatzen duzu ere

eta gaur aipatu da behin eta berriz aurreko legealdian egindako bikoiztasunen txostena lehenengo eta behin bikoiztasun kontzeptua ez zegoen ondo markatu txosten horretan

azterketa bat legearen azterketa legal bat konpetentziaren inguruan eta oso gauza bitxiak agertzen ziren txosten horretan bikoiztasun bezala agertzen zen

legeak jasota ez eduki arren udal batek

garatzen bazuen konpetentzia bat hori bikoiztasun bezala eta hori ez da bikoiztasuna hori da subsidiaridade printzipio aplikatzea eta hori txosten horretan jasota

hori oinarri bezala bikoiztasunen inguruan eztabaida bat hona ekartze

egin dezagun lan talde bat eta egin dezagun eta aztertu dezagun bikoiztasun guztiak

erakunde antolaketa ez sartzen duten lege guztiak aldatu behar baldin badugu eta esaten dut hemen

aldatu dezagun arazo barik baina bere osotasunean eta eztabaida hori behar den moduan ona ekarrita eta ez aprobetxatuz eztabaida hori

ekartzen duzula eta bakarrik geratzen zarela beste guztiok garela kasu honetan ez dakit zer esan duzun kontserbatzaile batzuk ezkerrekoek eta

besterik ez eskerrik asko maeztu jauna eusko abertzaleak taldearen ordezkariak dauka hitza orbegozo jauna

muchas gracias eskerrik asko orbegozo jauna eta amaitzeko euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza damborenea jauna zurea da hitza

misto upyd taldearen legezbesteko proposamena bozkatu daiteke

ez da onartu jarraian eusko abertzaleak

eta eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu daiteke

erdibideko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua honako legez besteko proposamen hauek batera eztabaidatzea eta behin betiko ebazpena hartzea

legez besteko proposamena hezkuntzaren kalitatea hobetzeko lege aurreproiekturako proposamenari buruz eh bildu legebiltzar taldeak

hezkuntza erreformari buruz proposamena egin duten taldeen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkezteko

eskerrik asko reyes jauna jarraian eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta alderazteko agirrezabala jauna

josé ignacio wert espainiar ministroak aurkeztutako hezkuntzaren kalitatea hobetzeko legearen aurreproiektua euskararen eta euskal

ideologiko nabarmena duen erreforma

espainiar gobernuaren proposamenak martxan dauden murrizketarekin bat egiteaz gain

birzentralizazioaren eta uniformetasunaren aldeko apustua da hizkuntza zein hezkuntzaren aldetik

aipatu aurre proiektua euskal herritarron hizkuntza

eskubideen kontrako eraso zuzena da eta berriz ere agerian uzten du euskal herriak burujabetza osoa behar duela hezkuntza arloan ere berezko erabakiak euskal jendartearen beharren araberakoak hartu ahal izateko

egun hauetan argi eta garbi ikusi ditugu madrilen madrilen

ez dago ezer egiterik eta bidea hemen egin beharra daukagu galdetu bestela hemen dagoen hezkuntza sailburuari aste honetan eman dio madrilek eta

ikusi besterik ez dago gipuzkoako batzar nagusietan onartutakoa

y recentralizadora ikusi besterik ez dago euskadiko eskola kontseiluak esaten duena en definitiva

eta abar luze bat werten aurreproiektu hau

onartezina da euskal herriarentzat eta onartezina da euskal hezkuntza sistemarentzat

eta euskal herriaren garapen kolektiboaren zerbitzuan egongo den hezkuntza sistema propioa nahi du hezkuntza sistema eredu berria propioa eta publikoa denon artean

euskalduna herritarra demokratikoa eta parte hartzailea hezkidetzailea anitza eta inklusiboa euskal herritik munduari begiratuko diona eta burujabetza da horretarako giltza

ez du antidemokratikoa eta partaidetzarik gabeko erreformarik nahi egin duen bezala ez dugu inposaketan oinarritutako erreformarik nahi ez dugu adoktrinamentu ideologikoan oinarritutako erreformarik nahi

erreforma honen atzean zer dagoen bultzada ideologiko

eta erlijiosoa doktrinamendua alegia ikusi besterik ez dago horretarako berak esandakoa queremos españolizar cataluña argi eta garbi esan zuen eh ez du herri honi bere nortasuna eta izan nahia onartu ez eta ukatzen dion erreformarik onartuko erreforma honen bidez hauxe da hain zuzen bilatzen ari dena eta zeren ikusi besterik ez dago partido sozialista obrero espainolak eta orain partido popularrek nahi dutena

erkidegoko eta nafarroak dituen hezkuntza konpetentziak hustea aurrena logse izan zen gero lode gero lohe eta azkenik

gaur egun irakasgai gehien ehuneko berrogeita hamabosta madrilek inposatzen ditu

zentralizatzailea planteatzen du nazioarteko erakunde guztiek bultzatzen duten hezkuntza politiken aurkakoa madrilek eskumen gehienak bereganatzen ditu enbor

berezko arloen ebaluazio irizpideak eta gehienezko ordutegia ebaluazio irizpide orokorrak etapaka eta arloka tituluak eta abar madrilek zehazten duenaren arabera beste administrazioek

jaurlaritzak menpeko zeregin osagarria du kurrikulumaren ehuneko hirurogeia

ebaluazio irizpideak ere kontrolpean ditu errealitatean beraz dena du kontrolpean

ez du euskeraren aurkako eta euskaldunen eskubideen aurkako erreformarik nahi

erreforma honetan gauzatu ditu bere jarrera enfermizoak

eta berariazko hizkuntzekiko euskera ez jada bigarren mailakoa baizik eta hirugarren mailako gaia izatera pasatzen da hizkuntza koofizialak

ez dira enbor atalekoak ezta berariazko arloak ikusi bestela

gainera hizkuntz koofizialak ez dira ebaluatzen dbh eta batxilergoko azken frogetan ez dira lehen dibisiokoak

are gehiago aukera zabaltzen du euskeraren presentziarik ez duen hezkuntza bermatzea diru publikoarekin onartezina oso larria marra guztiak pasatzen dituena azken urteotan murgiltze programetan egindako ibilbide guztia zapuztu eta bertan

euskal herritarron eskubide guztiak urratzen ditu euskal herritarron nahiari mesprezu egiten dio eh bilduk ez du

inoiz defendatuko hau da merkatuen eta enpresen zerbitzuan egongo dena hauxe da werten legeak bilatzen duen beste helburuenetako bat

hezkuntza itinerarioen aukeraketa aurreratu egiten du

optatibak murriztu egiten ditu lanbide heziketa egokitu

esku utzi eta abar honekin batera zerbitzu publikoak pribatizatzeko

hitzarmen kontuetan lau urtetik sei urtera pasatzera planteatzen duela lehen

eta gainontzeko etapatan gutxienezko lau urterako planteatzen du werten lege honek

erabat mugatzen du ikastetxeetako kudeaketa demokratikoa bertan behera gelditzen da ikastetxe publikoetan

eskola kontseiluak iritzia eman dezake baina erabakimenik ez du

eta zuzendaria bere tresna eskola kontseiluak iritzia soilik eman dezake tokiko administrazioaren ordezkaritza hau da udaletako ordezkaritza eskola kontseilutik desagertu egiten da

inposatu nahi dizkigun atzerapen guztiak onartzeko ezta bat bera ere horregatik aurkeztu genuen ez legezko proposamen bat eta bertan

lege aurreproiektuarekiko desadostasun osoa adierazi eta hau bertan behera gelditu dadila eskatu madrilgo gobernuari eta bigarren puntua eta hementxe egon da desadostasuna reyes jauna

guk eskatzen genuena zen eusko jaurlaritzari euskal hezkuntza sistema babestu eta berma dezala eskatzea bai eta hezkuntzaren kalitatea

uko egin diezaiola eta arrazoia oso sinplea da ikusita zuek

ni neuk ere baita ere beste puntu bat egia da pnv ri eta partido sozialista ri

erdibideko hirugarren puntu hori oso motz gelditzen dela azken finean esaten ari zaretena da agenteekin hitz egiteko eta beraien iritzia hartzeko ez ez iritzia eta adostasunak eta honekin lotzen dut hain zuzen sailburuari dei bat egitea baita ere aprobetxatu dezala momentu hau gure ustez eh bildu ren izenean oso momentu larri pasatzen ari gera esan nahi dut

dela eta eta iruditzen zaigu aprobetxatu behar dugula hezkuntz agenteek

eztabaidatzen hitz egiten eta egin nahi dutena azken finean esaten ari naizena da hitz egin beraiekin adostu beraiekin eta adostu postura amankomun bat hain zuzen madrilgo gobernuari aurre egiteko horixe da hain zuzen sailburua zaren aldetik nire taldeak zuri eskatu nahi dizuna izan ere uzta ereiten hasita dago jadanik hezkuntza agenteek hitz egiten ari dira eta beraien postura oso finkoa dute ez dute

nahi hemen aplikatzea ez dute hain zuzen

construido entre todos besterik ez eskerrik asko eskerrik asko agirrezabala jauna jarraian zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda
eusko abertzaleak taldearen ordezkariak dauka hitza berriozabal anderea

lehendakaria legebiltzarburua sailburu eta legebiltzarkideok eguerdi on eztabaida hau gauzatzen ari denerako wert ministroak adierazi du ez omen dagoela aukerarik

orain madrilgo parlamentuaren txanda dela eztabaida gai ditugun bi ekimen hauen aurrean dugun jarrera zehaztu aurretik aurrekariak zeintzuk diren ekarri

proposatzen diren aldaketek eragin zuzena izango dute sistema osoan bai pedagogiari dagokionez antolakuntzari edo

hortaz gure taldeari ezinbestekoa iruditzen zaio lege honetan proposatzen diren aldaketen premia eta egokitasuna justifikatzen duten ikerketak egitea zertan oinarritu da ministerioa proposamen hauek egiteko

datutan hezkuntza arloko emaitzak beti hobe daitezke noski

hobeak ditugu eskolaratzeari eta emaitzei dagokienez

oinarrizko lanbide heziketara bideratuz eskola porrota gutxitzen saiatzea eta estatistikek hobera egitea nora garamatza ikastetxeen arteko lehiaketa batera hori da espainiako gobernuak nahi duena ala hogeita bat mendeko

eusko abertzaleak taldeak bat egiten du uriarte sailburuak kargua hartu zuenetik hona behin eta berriro markatu dituen lerro gorriekin

eskumen banaketa eta ebaluazioa eta hor dago gure ustez gakoa araudiek ondo baino hobeto zehazten duten zer diren hizkuntza ofizialak hortaz

biderik baina esku artean dugun proiektuak gaztelania ez diren beste hizkuntzak diskriminatu egiten ditu lege proiektuko hainbat artikuluk helburua

eta gure premiei ez die inondik inora ere erantzuten eta ez gaude aldaketen kontra berriro diot guk onera egiten lagunduko diguten aldaketak onartuko ditugu okerrera eramango gaituztenak horregatik euskararen eta gaztelaniaren artean berdinen arteko harremana nahi dugu menpekotasunik gabekoa

hezkuntza arloan ditugun eskumen esklusiboekiko errespetua izatea eskatzen dugu gernikako estatutuaren hamaseigarrena artikuluarekiko errespetua hain zuzen ere

baina eraso honen aurrean ez duzue hitz erdirik ere esaten horretarako ezin bestekotzat jotzen dugu aurreproiektuaren sei puntu bi artikulua aldatzea izan ere artikulu horrek

hezkuntza edukiak erabaki eta horien jarraipen eta ebaluazioa egiteko gaitasuna eskumenen inbasio honek zerikusia du ebaluazioen kontuekin ere izan ere ebaluazioek kurrikuluma balditzatzen dute proposatzen diren ebaluazioek

eta hezkuntza indibidualizatua eskumen gaitasun eta jarreretan oinarritutakoa kolokan jartzen da gainera

ebaluazioak hori gutxi balitz metodologia berriak

proiektuarekin desadostasun handiak izan arren eusko jaurlaritza madrilgo gobernuarekin hitz egin eta adosten ahalegindu da bere lehen

gogoz eta erantzukizunez gainera alde biko negoziazioa nahi izan dugu berdinen artekoa baina tamalez jaurlaritzak madrilen ez du jarrera bera aurkitu oraingoz astelehen honetan bertan wert ministroak gobernuen arteko elkarrizketari

baina guk ez dugu inondik inora amore emango dirudienez legebiltzar tramite hasiko da berehala eta legebiltzar taldeei egokituko zaie testu hori arteztu

lana gogorekin beharko diote izan ere zuzendu beharreko hainbat eta hainbat

negozazioan euskal autonomia erkidegoaren eta eusko jaurlaritzaren ahotza mututu nahi izan badute ere euskal alderdi jertzalea madrilen dituen diputatuek euskal hezkuntza sistemaren

eta hizkuntza arloko itunen aldeko lana egingo dute ez izan zalantzarik reyes jaunak esan bezala erdibideko bat adostu dugu bi taldeon artean eta saiatu garen arren ez da posible izan agirrezabalak esan bezala berarentzat izenbestekoa baita

gure ustez adostutako testuak ondo jasotzen du lehenengo puntuan euskal herritarren gehiengoak

bigarren puntuak autogobernuaren eta euskal hezkuntza sistemaren defentsan jaurlaritzak orain arte egindako lana berrezten du eta aurrerantzean ere jarrera hori mantentzea eskatzen zaio eta azkenik euskadiko eskola kontseiluan eta lanbide heziketako euskal kontseilua ordezkatuta dauden eragileen iritzia aintzakotzat hartzea eskatzen du

galdetu egingo zaiela esaten da aintzakotzat hartzea hortaz galdetu eta kontuan hartu horregatik guztiagatik erdibideko

besterik ez eskerrik asko berriozabal andrea

mixtoa upyd taldearen ordezkariak du hitza maneiro jauna

zurea da hitza muchas gracias presidenta

eskerrik asko oyarzabal jauna erantzuteko txandan sartuko gara euskal sozialistak taldearen ordezkariak dauka hitza reyes jauna

eskerrik asko reyes jauna jarraian eh bildu taldearen ordezkariak du hitza

harrigarria egin zait pixka bat praktikamente partido popularrarekin hizketan hasi zarelako proposamenak egiten hasi zatzaizkio

serioak izan behar dugula eta gu euskal autonomi erkidegoko ordezkariak garen aldetik galdetu egin behar digula

sinatutako erdibide horren aurrean abstentziora joko dugu

lege hau aplikatzera eta horrekin segitzen baldin baduzue nik uste dut nahi eta nahi ez hemen aplikatu aplikatu behar dugula eta berriro deitzen dut

gobernuan dagoelako hain zuzen hezkuntza agenteekin hitz egin eta adostu dezala madrili erantzuna emateko

eskerrik asko agirrezabala jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkariak dauka hitza berriozabal andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburua zenbait bozeramaile gaur nahastuta ibili da izan ere hainbat sailburuari interpelazioa egin nahian ibili dira baina oraindik kontroleko

izango da aurrerantzean reyes jauna ez izan

handik eta hemendik hizkuntza eredua gure hezkuntza eredu propioa eta hizkuntza eskubideak defenditzeko ahalegin guztiak egingo ditugu

bidea agortuta omen dago planto egiteko garaia hau legebiltzar bat da

legebiltzarkideak herritarron ordezkariak eta legeak egiteko mandatua dugunak

eta egia esan zure ahotik gauza hauek entzuteak bereziki harritzen nau legebiltzarkide batek beste legebiltzar batek onartuko omen duen lege bat ez betetzea eskatzen dio jaurlaritzari

eta serioa ez iruditzeaz gain hitz hutsak baino ez zaizkit iruditzen ez baita zuen

batere koherentea legeekin ados egon ez arren makina bat lege betetzen ari zarete aspaldiko honetan gipuzkoa aldean

hezkuntza eragileei dagokionez ez al dira hezkuntza eragileak eskola kontseilua eta lanbide heziketako euskal kontseilua agian ez dira zuek buruan dituzuenak

eusko alderdi jeltzaleak lan egiteko orduan bi tresna erabiltzen ditu bata elkarrizketa eta bigarrena adostasunak eta konponbideak bilatzeko ahalegina eta egon zaitez lasai bide guzti horiek agortu eta gero lomce legea dagoen moduan onartuko balitz edo okerrago onartuko balitz

erabiliko ditu gure legeak gure hezkuntza sistema eta hizkuntza eskubideak babesteko el señor oyarzabal

jarraian mixto upyd taldearen ordezkariak dauka hitza ez du parte hartu behar amaitzeko euskal taldearen popularraren ordezkariak dauka hitza oyarzabal jaunak zurea da hitza

eztabaida amaituta bozketara pasako gara bozkatuko dugu

euskal sozialistak itxi duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

onartuta gelditzen da erdibideko zuzenketa hemen eteten dugu osoko bilkura hau eta jarraituko dugu